egun on guztioi egun on guztioi bakoitza bere eserlekuetan eseri mesedez

daukagula gai zerrendako lehenengo puntua ekonomiaren garapen eta lehiakortasun batzordearen irizpena nekazaritza eta elikagaigintza politikako hamazazpi barra bi mila zortzi legea aldatzeko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzorderen kideren batek irizpena aurkezteko

euskal sozialistak taldeak bi boto partikularrak gorde dizkio irizpenari bere boto partikularrak batera defendatzeko euskal sozialistak taldeko ordezkariak

egun on guztioi señora presidenta

andrea aurka norbaitek parte hartu nahi du aurkako txandarik ez erantzuteko txandarik ez ba eztabaida bukatu da tinbrea joko dugu

aldeko txanda dago explicación de voto aldeko txandan printzipioz

bototara jartzen dira batera euskal sozialistak taldearen boto partikularrak irizpenaren batgarrena eta bigarrena artikuluei egindakoa bozkatu dezakegu

ondorioz bi boto partikularrak ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera irizpenaren batgarrena eta bigarrena artikuluak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita zazpi bai hogeita sei abstentzio onartuta geratu dira

artikuluak bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik gabe dauden artikuluak hau da hiruetik bostera xedapen gehigarria

eta oro bat zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hogeita sei abstentzio onartuta geratu dira eta onetsi egin da beraz

hamazazpi barra bi mila zortzi legea aldatzeko legea boto azalpenera pasako gara

bai egun on guztioi pentsatzen nuen legebiltzarreko tramitazioari begira ni hasiberria izanik

hemen legealdi bat baino gehiago daramatenak ere uste dut ez daukatela oso argi nola tramitatzen diren gauzak

nekazaritza eta arrantza eskolen gaiak lan dezente eman digula legealdi honetan behin baino gehiagotan eztabaidatu dugu ekimen ezberdinak egon dira eta azkenean

gai hau azken batean gai honen oinarrian bi jarrera egon dira

edo nekazaritza sailean kokatu eta hauek

eh bilduren iritziz urte askotan eskola hauek eajren lehen sektorearen inguruan sortutako txiringito bat

parte hartzerik gabea itxitako kutxa bat

eh bildutik eskola hauek hezkuntzan kokatzeko aldeko jarrera eduki izan dugu hezkuntzan

eskaintzen delako funtzionamenduan pertsonalaren kontratazioan lan baldintzetan eta abarretan eta gainera sektoreko

araututa dago bestetik ere eta ikusirik lehen sektorean beraien iritzia eman duten eragile

guztiak ez dutela begi onez ikusten dena hezkuntzan kokatzea saiatu gara gai honen inguruan

arteko adostasun zabal bat bilatzen eta

baina azkenean adostasuna lortu lortu da eta azkenean lortu dena da hezkuntzatik gertu dagoena hau da langile guztiak eraikin guztiak prestakuntza arautuaren eskumena hori dena hezkuntza sailean izatea eta nekazaritzan geratuko litzateke prestakuntza ez

eskumena eta gainera sektorearen parte hartzea bermatzeko ere gune bat bertan zehaztuta dator

mutur genituen eta esan dezakegu hezkuntzatik oso oso gertu geratu dela eta justu puntu hori izan dela

eta arrantzako eragileak eta baita ere eskoletako irakasleen sindikatuen artean adostasun zabala lortu duena eta guk horrexen alde egin dugu

lehentasuna besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna

eskerrik asko barrio jauna baina debatea bakarra da eta beti horrela egin da parte hartzen dena hasieran esplikaziorik

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi bereziki motza eta eskasa izan zitekeen

talde sozialistaren izenean zuzenketak aurkeztu ziren lan egin zen erdibidetu egin zen eta gaur bilkura honetara gatoz lege bat onartzera lege honek

eta txertatu egiten du nekazal eta arrantza formakuntza arautua hezkuntza arloan eskumena duen sailaren barruan nekazaritza arloan eskumena duen sailean usten du formakuntza ez arautua eta kito baina ez da horrela

e injustificado bi mila hamabiko otsailean onartu zen dekretu bidez gobernu atalei buruzko dekretua aldatzea lehen sektoreko formakuntza hezkuntza arloan sar zitezen eta hori guztia

formakuntza horien onura handiena lortzen duten sektoreekin hitz egin gabe gobernu arloen dekretua aldatuta lekukotze funtzional bat aldatzen saiatu ziren

erabakiaren oinarria ez baldin bazen gogoeta bat sindikatuak poztea

ezer gutxi debate batzuk batzordean eta bilkuran eta lege proposamena aurkeztu ondoren hori baita

zuzenketak aurkeztu ditugu eztabaidatu egin ditugu baita adostu ere

bilduk eta guk ontzat jotzen duguna eta neurri handi batean hasierako proposamena onartzen duena proposamen hau erdibidekoa da guk errealitateak onartzen ditugu eta espezializaziorako formakutza nekazaritza sailaren pean egotearen defentsa bat era bat da karneta eta titulua behingoan lortzeko edo teknologia berria ikasteko eta horren guztiaren ondorioz

tellería jauna gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena komunikazio

zinematografikoa eta ikus entzunezkoa sustatzeko ordaindu beharreko eduki horniduraren gaineko zergari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

diogu zuzenean aldeko txandan nork parte hartu nahi du aldeko txanda turno

ez aurkako txanda damborenea jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on denoi

beno ez dut errepikatuko aurreko bozeramaileak emandako hainbat

hasteko baieztapen batzuk egingo ditut ikus entzunezkoaren industriak

izango du aurrerantzean ere europan egiten den bezala ikus entzunezkoaren industriak aldakuntza handiak behar ditu bere lan esparruan

erantzun egokia ematearren finantzazio egonkorragoaren xedea egoera berriari aurre egiteko gai izatea da eta ez lehengo egoerari eustea euskal zinemagileek

argi utzi dute urteotan euskal zinemagileak leku nabarmena lortu dute espainiako industrian euskaraz egindako filmak nazioarteko oihartzuna lortzen hasiak dira eraldaketa betean dago ikus entzunezkoaren sektorea

horretan susperdurarako baliabideak edukitzea funtsezkoa da hori ere aitortzen dugu dicho esto

eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzun txanda pasatu euskal sozialista reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko arieta araunabeña jauna zurea da hitza

diru pribatua erakartzeko aztertzen dabil lankidetza finantzazioa lortzeko sektorearen izaera industriala sendotzeko laguntza bilatzen nazioartekotzea

ekoizpenetan bi bide desberdin erabiliz eta baita dirua funtsa ekoizpenak eta batez ere

laguntzeko honek gauzak hau labur bilduta

eztabaida amaituta bototara jartzen da lege proposamena itxarongo dugu

eztabaida amaitu denez bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamasei bai hogeita hamazazpi ez hogeita bi abstentzio ondorioz aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera joko dugu maneiro zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria breñas andrea zurea da hitza

eskerrik asko ba guk ere abstentziora

arrazoiengatik sektorearen egoera larriaren irakurketarekin

ez dugu lege proposamen honen alde bozkatu zerga politikaz eta fiskalitate sistemaz dugun ikuspegiarekin bat ez datorrelako eta ildo horretatik ez gatozelako bat

gure ustez hau ez da sektorearen egoera konpontzeko bidea eta tasa finalista hau partxe bat baino ez dela iruditzen zaigu eta partxe arriskutsua gainera

merkatuan duten nagusitasunaz baliatzen direla telefonia operadoreak prezioak ipintzeagatik behin baino gehiagotan

nahiago dute isuna ordaindu eta erabiltzaileei europan eta mundu mailan dauden tarifa altuenak inposatzen jarraitu horregatik edozein modutan jantzita ere argi dugu tasa hau aplikatuz gero zeintzuek ordainduko duten azkenean enpresek beraien irabaziak ez dituztelako murriztuko honek erabiltzaile guztien interneterako sarbidea garestitzea ekarriko luke gainera

nahiz eta erabiltzaile askok ez dugun modu ilegalean deskargarik egiten eta eh bildun ez dugu

ez dela bidea sektoreak bizi duen egoera larriari aurre egiteko bitarteko gehiago bideratu behar dira hori argi dago eta hori autu politikoa da

aurrekontuak adostu dituzue eta adostuko dituzue gobernu honekin eta hor ikusi dugu eta ikusiko dugu benetan sektorearen aldeko apustua irmoa den ala ez

diru sarrera gehiago lortzeko sakondu dezagun zerga erreforman sektore publikoak baliabide gehiago izateko eta aurrekontuetan diru kopuru bat sektoreari bideratu ahal izateko baina horretarako gaur berriz ere aldarrikatu behar dugu zerga guztien eskuduntza beharrezkoa dugula

tresna gehiago sistema integrala eta orekatua

badakigulako zerga zuzenen kudeaketa soilak mugatzen gaituela eta zoritzarrez

hain zuzen pse eta pp bidelagunekin batera sistema fiskal integrala izanez gero gure herrian larri dauden sektoreei modu eraginkorragoan laguntzea posible izango genuke ikus entzunezkoa kasu honetan

gure politika fiskaleko sistema integrala bide horretatik eraiki zerga finalisten bitartez beraz ze bide hori hartuta tasa asko ezarri genitzake bata bestearen atzetik

eta ordea osasungarriak direnei kenkariak ezarri edota azalera handien inguruko zerga bat komertzio txikian eragiteko horiek adibide batzuk jartzearren bestalde kritika zuzena egiten diogu vicente reyesi batetik proposamen hau aurkeztu duen moduagatik

sektoreko eragileekin ez delako aurre lanketa seriorik egin gure ustez eta gainerako taldeokin gurekin behintzat ez duzulako inolako lanketarik egin

labur esanda ez dituzu gutxiengo formak zaindu eta bestetik zure lege proposamenari zulo galanta ikusten diogu lege katalana hartzen duzu oinarri baina lege horrek daukan hanka sendo bat hemezortzigarrena artikulua hain zuzen garantía de acceso lingüísticori buruzkoa

zure proposamenean desagertu egiten da eta ez diozue euskarazko produkzioari inolako aipamenik ere egiten eta azkenik mezu garbia zuzendu nahi diogu

gutxigatik ez gara kokatu lege proposamen honen alde sektorea babesteko helburu soilaz eta gure printzipioetan salbuespen handia eginez baina

hobetsi dugulako eta horixe da gaur atril honetatik eajri eskatzen dioguna gaurtik bertatik konpromiso serioa har dezala sektorearekiko batetik kultura sustapenerako aurrekontuan eta bigarrenik kenkarietan

kontuan hartuta gainera ekimen honetan guk dugula

honenbestez gobernuaren deiaren zain gaude asteartetik entzun dugu aipatutako eajko ordezkariak esandakoaren arabera finantziazio egonkorragoaz hitz egin duzu

eajrekin eta gobernuarekin kasu honetan beraz esan bezala deiaren zain geratzen gara

eta amaitzeko bakarrik beste proposamen bat gobernuari eskatzen diogu

batetik kultura sektoreari babes integrala ematen dion institutu publikoari bestetik zinema eta ikus entzunezkoen goi mailako eskola publikoari publikoa dena eta azkenik ikus entzunezkoen sektorea sustatzeko eta katalanezko produkzioak babesteko

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal pilotari buruzko plan estrategiko berri baten

alderdi sozialistak erretiratu egin duenez zuzenketa zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuko gara mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jauna zura da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza sí

egun on denoi bueno hitz hartze hau hasi aurretik gure taldearen partez

txalorik beroena eta gure eskertza ematea

dabiltzan pertsona guztiei beraien denbora eskainiaz orduak

beraiek beraien poltsikotik baliabideak jarriaz batzuek gaztetxoak umeak entrenatuz beste batzuek txapelketak antolatuz

edota materiala eginez eta abar luze bat ez bakoitzak hor bere papera betetzen du

pilotaren alorrean gauza bera gertatzen da eta gure eskerra ere pilotariei

euskal pilotaren praktika aukeratzeagatik eta horrela pilota gurea den kirola

maitatuari etorkizuna bermatuz iruditzen zaigu ez dela gutxiagorako zaila baldin bada edozein kiroletan kirolaren munduan bolondres gisa lanean aritzea

bolondres gisa aritzea hori esanda nahiz eta aurreko bozeramaleek aipatu duten

dagoela momentu goxoenak pasatzen bai esango nuke momentu larriagoak dituela esango nuke orain beste

hobeto aurkitzen dela nahiz eta ez den momentu errezetan aurkitzen

egin den lan guztiagatik telebistagatik komunikabideek jokatu duten paperagatik antolatzen diren txapelketagatik eta beste hainbat

eta horrek bai lagundu duela oinarria berpizten nahiz eta ezin dugun uko egin oraindik asko dugula egiteko

serio eta zorrotz bat beharrezkoa dela benetan behar duen bultzada emateko baina plan estrategikoaz gain

erakundeak buru belarri jartzea euskal pilota bultzatzeko eta garatzeko eta behar dena da diskriminazio positibo bat azkenean beste kirolak munduko beste hainbat tokietan ere aurkitzen dira baina

gurea da eta guk ez badugu egiten nork egingo du maiz entzuten da ez dakigunean

ponentzia bat egin edo eta plan estrategiko bat egin espero dut oraingoan hori horrela ez izatea serioski

aurretik ere izan dugu plan bat nik esango nuke ez dela behar den bezala hartu ez direla baliabideak bideratu eta benetan hor seriotasuna falta

eskuartean ditugun modalitate guztiak eskuzkoak erremintazkoak sarekoak joko zuzenekoak eta abar kontutan izan beharko luke integraltasun osoan mailak ezberdinak baina batez ere kontuan izan behar du oinarria

zuzen zuzenean aritzen direnak esku hartzen pilotan azkenean hortik datorrelako beste kate guztia beraz behar duguna da ikuspegi orokor bat integral bat behar dugu

buru belarri ikustea modu koordinatu batetan eta elkarlan batetan jarraipena egiteko baliabideak jartzeko eta benetan

eskertuko nioke barrio jaunari gai hau osoko bilkurara ekartzeagatik eta eh bilduk batzordetan ideia batzuk defendatzeagatik eta espero dut gai hau ez bakarrik ulertzea eta garatzea produktu merkatu ikuspegitik baizik eta ikuspegi askoz ere

integralago batetatik ez bakarrik kudeaketa ikuspegitik

neurriak ezartzea eta batez ere baliabideak ezartzea baliabideak oinarrian eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iparragirre jauna zurea da hitza

interpelazio ia guztiak ondorengo mozioa izaten dute helburu nahiz eta askotan interpelatuak

egunean gaur eztabaidagai daukagun horretariko bat da sailburuak argi asko esan zuen euren asmoak

beraz argi dago eusko jaurlaritza dagoeneko lanean ari dela gaur hemen ekimena onartu baino lehenago

plan estrategikoak hamalau barra mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko legean izan zuen hasiera puntua eta euskal kiroleko hiru modalitate aurreikusten zituen herri kirolak arrauna

geroztik bi mila hamaseian euskal pilotaren plan estrategikoa burutu zen bertan jasotzen ziren hainbat ekintza lerro garatu ziren urteetan gaur egun ikusten ari gara euskal pilotak egoera zailean aurkitzen dela plan estrategiko berri baten beharra ikusten dugula horrela ikusi dute baita ere eusko jaurlaritzako kirol zuzendaritzak edo pilota federazioak horretarako

lehen esan dudan bezala gu ados gaude plan estrategiko berri baten egitearekin horregatik

adierazpenak interpelazio egunean guk egia esateko ez genuen mozio beharrik ikusten zeren sailburuaren argitasunak erabatekoak izan ziren zalantza izpirik gabekoak eta gainera esan zigun lehen pausoak emana zituztela

harremanetan jarri eta hauek pozez hartu zutela berria horrexegatik

ikusten dugulako jatorrizko mozioa eta gobernuaren asmoak bat datozela beraz gure taldeak baiezkoa emango dio jatorrizko ekimenari besterik ez eskerrik asko

jauna erantzunen txandan barrio jauna zurea da hitza sí

barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko mozioaren testua gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ameriketako estatu batuen eta europaren arteko inbertsio eta merkataritzarako ituna ttip itunaren inguruan

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda matute jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko eskerrik asko presidente andrea
lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on berriz ere

eta garrantzi handia duela diogu zeren eta talde bakoitzak duen posizioaz haratago uste dugu

ondorioak asko eta zuzenak izango dira herritarrontzat eta pozten gara benetan talde honek eh bilduk hasieratik gaiarekiko izan dugun ardura handituz joan dela jendearen artean herrialde desberdinetan sentsibilizazioa eta presioa

hasi gaitezen ahal dugun lekutik kapazak garen lekutik legez besteko proposamen hau aurkeztu dugu hain agerikoa izaten ari den iluntasun eta sekretismoaren aurrean legebiltzarrak gobernuari eskatzen dio galdeketa egin dezala eaen herritarron iritzia

izateko pertsonak helburu badira gobernuaren lema dioen bezala jakin dezagun zer pentsatzen duen jendeak horren arabera erabakiak hartu ahal izateko eta horrela bakarrik jendeak pentsatzen duena kontutan hartuz beren parte hartzea sustatuz

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

andrea egun on guztioi sozialistak hiritarrei eragiten dieten kontuetan parte hartzea

defendatzen dugu uste dugu pertsonek bere iritzia eman ahal izateko modu egokiak bilatu behar direla erabat ados gaude

hauteskundeetara soilik ezin dela mugatu sozialistok pentsatzen dugu pertsonek askatasunez erabaki ahal izateko zein jarrera hartu behar duten argi izateko beharrezkoa den informazioa izan behar dutela

eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eusko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga anderea zurea da hitza

eguerdi on denoi dagoeneko eskerrik asko presidente anderea

delakoaren inguruan egi batzuk egon badaude eta

zalantza eta kezka asko ere badago eta maila politiko konkretu batean eztabaida sutsua ere egon badago edo behintzat

egin nahi dioten hainbat eragile betiere konfrontazio eskematan konfrontazio ideologikoaren eskematan esan nahi dut ez da gaurkoa ttipa hizpide dugun lehen aldia

ekarri zenuen gaia eta orduan ere argi utzi zenuen ez dakit hitzez

ereduen arteko konfrontazioa irudikatzen duela ttip eztabaidagarri dugun negoziaketa

neurri batean aitortzen dut hala dela merkatu ekonomiaren aurka

gar bereziarekin kontra ittpari honen inguruan alarma soziala

apirilaren hemeretzian edo oker ez banago hainbat ezker alternatiboko alderdik elkarte ekologista elkarte altermundista eta abarrek

eta baita hemen ere euskadin hemen eh bildu berak

deialdia eta hain zuzen egun honen inguruan irakurri ahal izan dut ekologistak martxan elkartearen webgunean webgune horretan

izandako manifestazioen arrakasta azpimarratzen dute eta beraiek emandako datuen arabera egun horretan donostian berrehun eta berrogeita hamar lagun elkartu omen ziren iruñean bostehun

aipatzen dute baina zenbatu ez dute zenbatzen zenbat jendek parte hartu zuen baionako manifestazioan

antzeko asko entzuten eta irakurtzen ditugu ttiparen inguruan eta beno neurri batean tremendismoa eta hitzen gehiegikeria ere areagotuz diskurtsoak iruditzen zaizkigu eta lehen esan dudan bezala alarma soziala piztu eta puztu nahian erregistro hiperbolikoa alde batera utzi beharko genuke

europako batzordearen eta estatu batuen arteko negoziaketak aurrera darrai eta hasieran behintzat egia da opakutasun ageriarekin

izan dezake abantaila bat alegia batzordeak berak argudiatzen duen diskrezioa lortzea negoziaketa

baina kontrako eragina ere badu jendearengan mesfidantza eta kezka sortzea eta horren ondorioz

egia da hala da negoziaketa honetan iluntasuna egon dela eta ondorioz ittparen inguruan nahi eta ez pedagogia ugari egiteko beharra

hala ere ez dugu eh bilduren ikuspegiarekin bat egiten alegia guretzat arazoa ez da eredu ideologikoa gauzak behar bezala egitea baizik

europak geroz eta pisu erlatibo txikiagoa duelako mundu globalizatu mailan

ari delako txinaren pisu erraldoiak erakarrita beraz baten batzuk erdeinatu egiten baduzue ere geopolitikak bere garrantzia

alegia europa eta estatu batuek elkarrekin osatzen duten eremuan kontsolidatuko luke munduko merkataritzaren erdigunea eta erdigune horren erdigunean berriz

euskal herriarentzat ez da berdina munduko merkatua handienaren erdian egotea edo antipodetan egotea europa eta estatu batuak elkarrekin munduko

edo bezero nahi duzun bezala esanda euskadiko

autonomoari begiratzen badiogu berriz alegia geure etxeko ekonomiari datu interesgarri bat badugu azken bost urteetan estatu batuak dira euskal enpresentzat hirugarren kanpo merkatua frantzia eta alemaniaren ondoren eta bigarrengo datu bat

estatu batuak ni ez naiz sartuko itun hori sinatzeak zenbaterainoko onurak ekarriko ote dizkigun ziurtatzera

eta denetariko aurrikuspenak daudelako baina dagoeneko gertatu denari begirada bat eman nahi nioke eta lehendik ere europak sinatu izan ditu merkataritza askerako itunak beste herrialdeekin eta istilu handirik gabe adibide batzuk ematearren hego korearekin bi mila hamaikaan eta harez geroztik superabita dauka superabit komertziala dauka europar harekin edo mexikorekin bi milagarrena urtean era harez geroztik

edo kolonbiarekin edo perurekin edo beste batzuekin

en su caso también el de grecia eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren